osoko bilkura hasiko dugu hasi baino lehen esan zortzigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera

sailburuari egina nbe emakumeak erakundeak bultzatutako berdintasunaren

ekintzei buruz arrizabalaga andrea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu
andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi artolazabal sailburua joan den abenduaren hemeretzian eusko jaurlaritzak beijingo emakumeen munduko bostgarren konferentziaren

urteurrena ospatu zuen ospakizun horretan emakumeen eskubideen aldeko borrokaren ondarea belaunaldiz belaunaldi transmititzeko beharra mahai gainean

bultzatutako berdintasunaren belaunaldia ekimenarekin

ekimen honen esparruan eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzuteko

egun on guztioi eskerrik asko arrizabalaga andrea generation equality ekimena eusko legebiltzarrera ekartzeko aukeragatik

generation equality aukera bat izango da euskal gizarte eragile guztiek berdintasunaren aldeko konpromisoa erakusteko

behar beharrezkotzat jotzen dugun itun baten hazia izango da euskal gizartearen berdintasunarekiko konpromisoa gero eta handiagoan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

eskerrik asko lehendakari andrea lehendakari jauna egun on egun on guztioi ez dizkizut azken egunetako datuak errepikatuko lehendakari jauna ezagutzen dituzulako soberan baina mesedez ez errepikatu hemen errua jendearena dela errua herritarrena dela eta ordena pixka bat eta koherentzia pixka bat eskatuko dizut egoera oso arduragarria da covidaren intzidentzia altua delako sagardui andrearen

labi teknikoko jonan fernandezek beste zerbait iradokitzen du eta zuk esaten duzu egoera larria dela baina ez dela momentuz ezer aldatu behar

eta jendea haserre dago ez duelako ulertzen ikusten duena

egiten denaren eta esaten denaren artean eta jendea babesteko murrizketak bai baina murrizketak bakarrik ez direlako nahiko

edo jendeak ez du pasatzen uzten krisi hau izaten ari den ondorio ekonomikoak eta larriak dira eta gaur goizean

lanik gabe geratu direnak eta horrela daude beste milaka langile nahi baduzu erakutsi didazu berriz bizi berri bigarren plana fede handiz baina galdetuko dizut berriz behar bezala erantzuten ari garen pandemia honi

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

munduko edozein agintarik zailtasunak ditu eta izango ditu behin eta berriz ezezagun agertzen zaigun pandemia honi behar bezala erantzuteko erronka berriei eta aurreikusi gabeko arazoei aurre egin behar diegu

pandemiari emandako erantzuna ahalik eta egokiena izaten ari da egokiena egunetik egunera hobetzen ari garelako eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

urkullu jauna urtebete pasa da pandemia egoera honetan murgilduta gaudenetik eta ez dugu lortu ezer iraultzea

nadie dijo que esto fuera sencillo baina zuk ez duzu entzuten ez duzu aditzen

egiten dituzu edo ekarpenen aurrean isiltasuna silencio administrativo ba bale

baliabide eta zer erraminta ditugun eta desde luego zure gobernuan ez zarete ados jartzen

alarma egoeraren balizko amaieraz esandakoak oso era gordinean erakusten du ze egoeratan gauden hego euskal herriko herritarrak ze menpekotasun egoeran hain da sakona menpekotasuna hain da sakona

neurri zentralizatzaile honen aurrean ez dugula aurkitzen edo irtenbide gutxi aurkitzen ditugula usted llegó a definir

pero este es el panorama que tenemos eta zurekin ados ez dagoen lehenengoa da lehendakariordea zeinak orain esaten duen idazteko paper batean

hortik aurrera tresna burujabeen inguruan edo erabakitzeko eskubidearen inguruan ezer ez eta politikoki alarma egoeraren amaierari buruzko eztabaida da muina noiz hartu ahal izango ditugun hemen alarma egoerak ahalbidetzen dituen neurriak eta gainerako guztiak

herri honek burujabetza behar duela pentsatzen baldin baduzu tresna burujabeak behar dituela pentsatzen baldin baduzu nola esplikatzen diozu herritarrari nola esplikatzen diezu herritarrei

tresna burujabeak behar baldin baditugu gu prest gaude bide hori egiteko jakin nahi dut zu prest zauden

eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gogoratuko dizkizut hauteskunderik ez familia guztiak etxeratu jarduera ekonomiko enpresa eta industria guztiak itxi baita hostalaritza baina gero gerokoak hori bai gero gerokoak aurrez aurreko hezkuntza geldiarazi mugikortasuna eta garraioa debekatu

kirol jarduera guztiak bertan behera utzi etxeratu itxi geldiarazi debekatu bertan behera utzi

gure estrategia bestelakoa izan da oreka mantentzen saiatu osasun arretari lehentasuna emanez eta behar handiena dutenei lagundu mila hirurehun milioi euroko covid funtsa onartu dugu hamar milioi

edo berrehun eta hogeita bost milioi hezkuntzan baliabideak indartzeko inor atzean utzi gabe programan ehun milioi inbertitu ditugu aldikako aldaeren gorabeherak direnak direlarik gero eta hobeto gaude laurehun eta hogeita zazpi mila pertsonak baino gehiago txertoa hartu du hezkuntzan

aurten bertan euskadi hazi egingo da eta enplegua sortuko da

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo

mugikortasun jasangarriari buruzko legearen aurreproiektuan jasotako arau berritasun eta aurreikuspenen gainean andueza jauna

andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker

klima aldaketaren eta energia trantsizioaren gaineko estatuaren legearen aurreproiektuari eta eusko jaurlaritzaren politikan dagokion ezarpenari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

nioke entzungo nahi kanpoan gertatzen ari denari eta hori bai

langileei astebete da kongresuan onartu zela aldaketa klimatikoaren kontrako legea eta

urte asko baldin badira ere komunitate zientifikoak eta gizarteak berak ere esaten digula

bizigai izaten jarrai dezan aldaketak egin behar direla eta neurriak hartu behar direla azkenean gure artean badaukagu lege hori eta gaur lehenengoz

lasaituarekin lasaitasunarekin jakinda gasa ez dela

euskadin ez araban euskadi guztian ezta ere

gelditzen direla eta hainbat elementu oraindik itxi gabe daudelako hori horrela izanda hau da

ze erabaki hartuko ditu euskal gobernuak aldaketa klimatikorako eta trantsizio energetikorako legeak ezarritako baldintzak bete daitezen

eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legea betetzea bermatzen duten erabaki guztiak hartuko ditu legea onartu ondoren eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

legea onartu ondoren oso oso denbora gutxian nik galdetzen nizun bueno aurrekoan

kafea hartzen igandeko kafea hartzen periodikoak irakurtzen eta irakurri ahal izan nuelako

extraerlo beraz uko egiten dio euskal gobernuak gasa esploratzeari

del gobierno vasco dena den lehen esan nahi dizudana eusko jaurlaritzak legea betetzea bermatzen duten erabaki guztiak hartuko ditu legea onartu ondoren

señora gorrotxategi dena den era berean parisko cop hogeita batean hartutako konpromisoak

eta gure gobernu programa betetzea bermatuko duten erabakiak hartuko ditugu horrekin batera subijanaren tramitazioa

en la gestión del gas en euskadi gas propio gutxiago energia berriztagarri propio gehiago horixe da trantsizio energetikoaren helburuak betetzen jarraitzeko
legea onartu ondorengo errealitate berria eta gure herriaren eta gure gobernuaren lehentasun bat da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakariari egina euskadin covid hemeretziaren pandemiaren aurka egiten den borrokaz lehendakariak duen

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztiei

begira egoera larria da leku guztietan egoera honek alerta eta arreta guztia eskatzen digu indarrean dauden prebentzio neurriak mantentzea eta betetzea eskatzen digu birusaren aldaera berriak dira orain mehatxu nagusia

txertaketak erritmo onean egiten du aurrera eta hori da gure itxaropen faktore nagusia ziur aski une honetan geratzen zaigun okerrenean gaude

talde mistoko legebiltzarkideak lehendakariari egina datorren maiatzaren bederatzirako aurreikusten den alarma egoeraren bukaeraren aurrean eusko jaurlaritzak jarraitu beharreko

por cierto el plan bizi berri tercero luego será el cuarto eskerrik asko martínez andrea denbora agortu zaizu

iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskaltel enpresaren salmentaren aurrean jaurlaritzak duen

egun on guztioi zaila da euskaltelen gaia kontzentratzea jakinda

beraz lehenengo hitzak eta lehenengo pentsamendua beraientzat eta beraiekiko elkartasuna

eta emango ditut zegona funtsa ezer ez egiteagatik ehun milioi baino gehiago irabazi ditu bi urteetan ehun milioi baino gutxiago

bostehun milioi euro baino gehiago irabazi zuten bulegoetatik mugimendu batzuk egiteagatik hiru urteotan bostehun milioi

baina seguru ehunka seiehun milioitik gora segur aski irabazi ditu prozesu honetan guztian bulegariak

irabazi dute enpresaren lan gogorra egiten duten langileek galdu dute eta galdu dute gu guztiok herri bezala galdu dugu enpresa estrategiko bat

eta hau da errealitatea eta egingo dut ibilbide labur bat badakigulako gauzak asko esanda daudela

eboluzioa argi uzteko jaurlaritzari leporatzen diogunean gertatutakoaren erantzukizuna oinarritzen garela benetan gertatutakoaz

eta helburu publikoa da eta finantzazioa publikoa da eta apustua da herri honi telekomunikazioen arloan nolabaiteko

posizio batean egoteko aukera ematea hori da sorreraren filosofia enpresa hau bihurtzen da liderra euskadin eta bihurtzen da liderra ez soilik

baizik eta jendeak enpresa herritarra bertako enpresa moduan ulertzen duelako eta beste enpresa batzuekin eman den fenomenoa errepikatzen da lidergoa lortzen da

loturagatik lurralde honekiko eta jendeak hori pertzibitzen du eta saritzen du eta horri esker euskaltel liderra bihurtu zen baina euskal izaera hori desegin da deseuztu egin da enpresa bera desegin da mugarri eduki duen prozesu argi batean eta mugarri bakoitzean hor egon da jaurlaritza espekulatzaileak txalotzeko espekulatzaileekin

babestu eta bultzatzeko bi mila hamabian zuntz optikoaren sarea pribatizatzen da eta jaurlaritzaren akzioak saltzen dira hori da lehenengo mugarria bi mila hamabostean burtsaratzen da enpresa eta da bigarren

lehenengo prozesuan esaten zen ezinbestekoa zela funtsak sartzea zorra ordaintzeko gero ikusi zen hori gezurra zela

ateratzen denean esaten da arriskuan ez dagoela errotzea hor kutxabank bere funtzioak beteko dituelako hor ere gezurra dela ikusi egin da eta bi mila hemeretzian zegona sartzen da inbertsio funts

eta kontrola eskuratzen du euskaltelen eta momentu horretan ere jaurlaritzaren partetik esaten zaigu errotzea ez dagoela arriskuan

erabaki okerrak hartzea edo herri honekiko lotura ahulduko zituzten erabakiak hartzea baina ikusten dugu bi mila hogeita batean másmovil etortzen dela

sartzeko erabakia hartu ondoren erabaki hori gauzatzea

euskaltelek marka propioa egoitza fiskala eta egoitza soziala euskadin dituen enpresa izaten jarraituko dugu euskaltelen jarduera

euskadin mantentzen da gutxienez beste bost urtetan másmóvilen eskutik proiektu zabalago batean sartzeari buruz eztabaidatu ahal izango dugu akziodun berri hauek europako telekomunikazioen merkatuan lehiatzeko egokienak ote diren eztabaidatu ahal izango dugu

merkatu ireki batean jokatzen duen eta burtsan kotizatzen duen enpresa baten inguruko iritziak oso ezberdinak izango ditugu eta ziur naiz baita ere enpresa bat kudeatzeko moduari buruzko zure eta nire ikuspegiaren artean

hori dena horrela izanik ukaezina da jaurlaritzak euskaltelen egoera berri hau baliatzeko lana egingo duela akziodun berriekin lan egingo du

bermatzeko lanpostuei eusten zaiela bermatzeko hazkunderako aukerak indartzeko laguntza eskainiko dugu lan egingo dugu

bost urteko konpromisoa dugu urte asko dira epe horren jarraipena lortzeko hori da gure helburua egun bat bera ere galdu gabe

euskaltel sektore publikotik bultzatuta eta sustatuta sortu zen duela

irakurketa baizik eta duela hogeita bost urtekoa casanova jauna gaur egungoaren oso bestelako egoera batean sortu zen telefonicak ia monopolizatuta zuen merkatua estatuan eta teknologia berri bat sortu zen garai hartan

telekomunikazioen merkatuak globala eta oso konplexua bihurtu da eragile sortu dira eta sortzen joan diren teknologia berrietara pixkanaka egokitzeko inbertsio handiak egiteko gaitasuna erakutsi dute mundu osoan orain

iraultza horrek egungoak baino ehun aldiz abiadura handiagoak ekarriko ditu horrek gure enpresei gure gizarte harremanei osasunari hezkuntzari edo aisialdiari aurre egiteko modua aldatuko du hemen

euskaltel agertoki berri horietara egokitzeko gai izan da frogarik onena da mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean martxan jarri zenean euskaltelek hamabi

hirurogeita hamabi milioi euro inguru orain akzioen eskaintza publikoa aurkeztu da eta euskaltelen balioa bi mila milioi eurokoa izan da hau da hogeita bost urtetan bere balioa hogeita hamar aldiz biderkatu

burtsan kotizatzen duen enpresa da eta nahikoa erakargarria izan da inbertitzaile pribatuek beren kapitalaren ehuneko ehuneko eskaintza egin zezaten

ehuneko hogeita seiko primarekin eusko jaurlaritzak ez du burtsan inbertitzeko asmorik

europan finkatu behar den telekomunikazio sektore berria bultzatzeko bezain indartsua den enpresa batekin lankidetzan aritzeko aukera hau ondo baliatzea horixe egingo dugu enpresentzat erakargarria izango den ekosistemaren hobekuntzan inbertsioan

eta enpleguan inbertitzen jarraitzea baita ere finkatuz finkatze kapitala finkatuz funtsarekin egingo ditugun inbertsio estrategikoen bidez

hurrengo urteetan ere egingo duguna inbertsio publikoa eta ekimen pribatuarekiko lankidetza bultzatu honen bidez euskadin jarduera hazkundea eta enplegua sortzeko hori da defendatzen dugun
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

ikustea másmóvilek euskalteleri egindako eskaintza publikoa kontua da gertatutakoa errealitatearen begiekin ikustea

lau zu diru publikoz ordaindutako euskaltelen sare fisikoaren

eta sare hori bi mila hamabian saldu zitzaion euskalteli euskalteli saldu zitzaion eusko legebiltzarrak baimena eman ondoren

hirurogeita zortzi milioi euro jaso zituen zenbateko hori euskalteli urtero sarearen alokairuagatik kobratzen zitzaion zenbatekoaren halako hogei zen bost euskaltel duela sei urte bi mila hamabostean hasi zen burtsan kotizatzen une horretatik aurrera

mende dago urte horretatik aurrera sei zuzendarien bonus

eta formula hori ohikoa da enpresetan zuri eta niri zuri eta niri

zaigu baina administrazio kontseiluak eta haren arduradunek onartutako erantzukizuna da jaurlaritzak adierazi duen gauza bakarra da baliabide horiek enpresan bertan berri inbertitzeko iradokizuna zazpi ez dezagun ahaztu másmóvilen eskaintza oraingoz mahai gainean dagoen eskaintza dela

y no renunciamos a ninguna fórmula de colaboración másmóvil eta euskaltel bi enpresa osagarri dira eta europan telekomunikazioen etorkizunaren alde egiten dute bi enpresa hauek euskadin eraldaketa digitala sustatzen eta bultzatzen lagundu dezakete baita ere sare berrien hedapena erraztu eta indartu euskaltelek zerbitzu ona eskaintzen jarraitzen badu euskadin bezeroak izaten jarraituko du azken finean

enpresa bati eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

másmóvilek euskaltel erosteko egindako eskaintza publikoaren ondorio ekonomikoei buruz

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina errege koparen finala dela eta bilbon zabaldutako

gordillo jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señor erkoreka

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko gordillo jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina enpresa estrategikoen atxikimenduaren galera ekiditeko

andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi soto jauna gauza asko aipatu dituzu

galdera zehatzari erantzuten saiatuko naiz ze gero hemen ez zen inon agertzen euskalteleko gaian lehendakariak aipatu du baina

enpresa publiko estrategikoak aipatu dituzue eta lehendakariak zehazki esan dizu kasu honetan ze euskalteli buruz ari zinen inoiz ez dela izan enpresa publikoa

hasiera hasieratik gutxiengoan zen kapital publikoa

a futuro eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea soto jauna zurea da hitza

y de empleo eskerrik asko eskerrik asko soto jauna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

zurea da hitza egun on eguerdi on tapia andrea gaurko galdera ostiralean erroldatu nuen ea estatuko klima legea onartu eta gero zer egin behar zenuten zulaketekin

zentzurik ez duenez uko egiten zenutela iragarri zenuten

nik hamar urte daramatzat esaten zulaketa hauek ez dutela zentzurik ez dutela inoiz izan eta azken aldiz honen inguruan hitz egin genuenean esan nizun dena kontra

ez zuela zentzurik jarraitzea baina ez zaizue ezer inporta izan azken minuturaino jarraitu duzue zulatzearen alde borrokan zuk egun hartan esan zenidan

gai honetan ados jarriko eta begira nondik azkenean ados jarri gara ez du zentzurik jarraitzeak nik ongietorria ematen dizut tapia andrea baina galderak ere baditut

galdera da ere zergatik ezkutatzen ari zareten orain erantzukizun patrimonialaren atzean eta galdera noski da hidrocarburos de euskadiren etorkizuna zein den

eskerrik asko otero jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko otero jauna egia da
seguruen ostiralean erroldatu zenez ba agian gaur aldaketa txiki bat egin behar zenuen eta

ez du gasaz bakarrik hitz egiten beste hainbat gauzetaz hitz egiten du eta ados jarri gara eta espero dut hemen ere ados jarriko garela dena den lege horretan

ez da erabat debekatu egia da baina bai aipatzen zenuen bezala

ez baduzu momentu honetan inongo baimenik ez dauka zentzurik ze ezin dira eskatu debekatu egin dira hori horrela da baina baita ere egia da

urtera arte gasa erabiltzeari ez zaiola ukorik egiten badakigulako

hemen ez dugula ustiatuko egia da eta ez dauka zentzurik momentu honetan nahiz eta baimena badugun eta egia da hor badagoela erantzukizun bat ditugun sozio batzuekiko eta hori aztertu behar dugula besterik ez baina esan dugu legea beteko dugu eta beraz ez dauka zentzurik jarraitzeak zentzu horretan gasaren inguruan baina bai egia da legeak badituela beste gai batzuk aztertzen direnak oso ondo eta nik uste dut horretaz hitz egin behar dugula eta energia berriztagarrien etorkizunaz nola landuko dugun guzti hau zeren zenbat eta energia berriztagarri gehiago eta lehendakariak aipatzen zuen lehenago askoz ere errazago egingo dugu trantsizio hori eta bertan ustiatuko ez dugun gasaren ordez kanpotik ekarri behar duguna ere gutxiago izango da eta hori guretzako ere garrantzitsua da ze

hori aipatzen nizun ez da hainbeste hemen ez ustiatzea baizik eta erabil dezagun ahalik eta gutxien eta kanpotik datorrena ere ahalik eta gutxiena
izan dadila eskerrik asko tapia andrea

zurea da hitza ba hitz egingo dugu gehiago beharra dago energiari buruz hitz egiteko baina nik uste dut gaur egun ona dela ezker batzuk emateko

herri mobilizazioa eta zulaketen aurka agertu ziren hamarnaka

barne oroitzen dut eta eskerrik asko eman behar da frackinga gelditzeko herri ekimen legegile sinatu zuten ehun eta hiru milatik gora pertsonei hauei esker plan guztiak atzeratu ziren hauei esker ez dugu gaur esplotazioak martxan

eskerrak eman nahi ditut hasieratik zentzugabekeria hau eta borrokatu zuten guztioi eskerrik asko

tapia andrea zurea da hitza otero jauna
aipatzen zenidan atzetik hasteko hablábamos

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera eba blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko

lan gatazkaren aurrean jaurlaritzak duen jarrerari buruz blanco andrea zurea da hitza
eskerrik asko presidente egun on guztioi gaur tubacexeko langileek hirurogeita bost egun bete dituzte euren lanpostuak eta euren eskubideak defendatzeko

euskal herriko langile mugimendu osoarentzat erreferente sinbolo bihurtu den borrokan

zuzendaritzak ezarritako laurogeita hamabost kaleratzea gauzatzen eta amurriotik gasteizera martxa bat abiatu zen hori salatzeko eta hemen bertan legebiltzarraren atarian

eskerrik asko presidente andrea blanco andrea galderari erantzuten hasi aurretik bai komentatu galderaren zioan eta

egiten duguna aipatzen baina badakizu badirela gai batzuk beste sail batean daudenak enpleguari grebari eta gatazkari lotuagoak baina bueno gobernu bat garenez saiatuko naiz behintzat ahalik eta erantzunik egokiena

tubacexekin aspalditik ari gara lanean hainbat gaietan ez bakarrik orain baizik eta hasieratik hau da gobernuan gaudenetik eta nire ustez alde batetik enpresarekin baina baita ere langile ordezkariekin behin baino gehiagotan bilerak egin ditugu

gure sailetik noski politika industrialak garatzen ditugu nahiz eta askotan horrelako gaiak gertatzen direnean lan eta

gatazka bat zegoela momentu honetan eta gure bitartekaritza eskaini genuen

bi alderdiak eskatzen bazuten eta hori ere jakin behar da bi alderdiak eskatu behar dutela y antes de entrar en temas mucho más concretos sí

auténticos dramas personales y familiares aiaraldearen arazoaz jabetua eh bilduk proposatu zuen parlamentuan ponentzia bat sortzea eskualdea berraktibatzeko

erantzun politikoa indartu behar dela tubacexek zailtasunak ditu zalantzarik gabe baina egia da egoera horri kaleratzerik gabe

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina arlo ekonomiko guztietan eta administrazio publikotik adimen artifiziala sustatzen duten

kokatu beharrari buruz gil jauna zurea da hitza gracias

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

eskerrik asko soto jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza señor soto

pandemia garaian irabaziak areagotu dituztenek tasa bat ordaintzeko proposamenaren inguruan estarrona jauna

baliabide publiko eta pribatu ugari mobilizatu behar dira zergen bidezko diru sarrerak murriztu diren testuinguru batean gastu beharrak ez datoz bat diru sarrerekin

hitz egin neurriak diseinatu eta erabakiak hartu besteak beste pandemiak ezberdintasunak eta arrakalak areagotu dituelako eta norabide horretan pasa den bi mila hogeiko abenduaren hamazazpian legebiltzar talde honek ekarri zuen proposamen bat covid tasaren inguruan eta

gobernua sostengatzen duten taldeek kontra egin zutelako baina aurreko astean nazioarteko diru funtsak adierazi zuen aberastasun handiek eta enpresek batez ere pandemia garaian irabaziak areagotu dituztenek aldi baterako elkartasun tasa bat ordaindu beharko luketela krisiaren faktura arintzeko euskal herria bilduk norabide horretan aurkeztu zuen covid tasaren proposamena legebiltzarrean

precisamente ez den eta gure posizio politiko ekonomikoetatik oso urrun dagoen fmiak planteatu du oraingoan horregatik galdetzen dizugu sailburua ea bat datorren orain

tasa bat ordaintzearekin eskerrik asko estarrona jauna azpiazu jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente

bi mila hogeita bat ez dela zergak igotzeko edo zerga figura berriak indarrean jartzeko urtea badakizu zor publikoa erabiliz

unea dela horrela planteatu dugu euskadiren aurrekontuen diseinuan eta horrela jarraituko dugu bideratzen

y de cambios en los impuestos eta gastu publikoaren igoera zorpetzearen handitzea ehuneko hamabosthamasei inguru atzo zuk zeuk elkarrizketa batean esan zenuen bezala ekarri duenean zerga bilketaren beherakada ehuneko bederatzi koma zortzi izan dugunean honek defizitaren handitzea eragin du eta horregatik

azken finean covid tasaren proposamenaren atzean dagoen eztabaida da edo galdera da faktura nola ordaintzen da eta nola ordainduko da faktura eta guk argi dugu krisi honek lan eta ahalegin kolektiboa eskatzen duela baina argi dugu ere

eta nik uste dut momentua dela zerga erreforma bati ekiteko bi mila hogeita bian precisamente indarrean egon ahal izateko azpiazu jauna zuk zeuk esanda bi mila hogeita bian gehiago zorpetu beharko gara hori zuk esan duzu

hitz egin eta erabaki daiteke orain momentu honetan ahora toca

urte daramazue ebaluatzen bi urte baino gehiago leku guztietan ari dira planteamendu desberdinak egiten

eta hemen besoak gurutzaturik jarri europara begira

aplikatzen aurten ez du diru bilketan sekulako igoera suposatuko baina jarrera hautu bat adieraziko luke eta mezu bat bidaliko ere mezu logikoa zentzuzkoa

azpiazu jauna zurea da hitza bai eskerrik asko estarrona jauna el fondo

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina eutanasia arautzeko hiru barra bi mila hogeita bat lege organikoa

poztekoa eta zoriontzekoa ez da guk nahiko genukeena izan ere bizitzako amaiera horretan pertsonen erabaki ahalmena ez du bere osotasunean

hiltzeko laguntza eskatzeko eta jasotzeko eskubidea aitortzen du jarraitu beharreko prozedura eta bete beharreko bermeak arautuz betiere

betetzen direnean ez gara orain legea ezbaian jarriko edo kuestionatzen hasiko asko kostatu delako hona iristea asko asko gehiegi sufrimendu asko horregatik gaurkoan bereziki gogoratu nahi ditut urteetan eutanasia legea aurrera ateratzeko

duintasunez hiltzeko eskubidea euskadi elkartea eta hainbat eta hainbat familia lagundu dutenak

eskubide hori onartzea eta legea izatea gai honetan ikusten da herritarrek konpromisoak hartzen dituztenean borrokatzen dutenean

direla eta instituzioekin elkarlana egiten denean gizartean ditugun kezka eta arazoei erantzuteko bideak irekitzen direla beraz orain badugu eskubide berri bat lege organiko batean jasoa baina eskubide hori gauzatu egin behar da legea garatu egin behar da herritarrei eskubide hori bermatu ahal izateko bestela legea ez baldin bada garatzen berriro ere lehen bezala

gure zalantzak gobernuaren borondatea zein izango den lege honen garapenarekiko izan ere eaen

zalantza handiekin gai honen inguruan nahiz eta

erakutsi duen gogoan dut bi mila hamaseiko legegintzaldian zenbat zenbat kostatu zitzaigun heriotza duinaren legea aurrera ateratzea ganbera honetan

izaten ari da aurretiazko borondateen

zer gertatzen ari da joaten bagara legera eutanasia legea boen publikatu zen martxoak

eta bertan ikusten dugu lege horren xedapen laugarrenean jasotzen dela publikatu eta hiru hilabetetara indarrean sartu behar dela baina salbuespen bat dago hamazazpigarrena artikuluan

berme eta ebaluazio batzordearen eraketa hurrengo egunetik indarrean sartzen da beraz indarrean egon behar da eta jada hasita egon beharko zinateketen

plana definitzen tresnak prestatzen hasteko berme eta ebaluazio batzordea prestatzen ez

izango dena gakoa izango dena herritarrei dagokien eskubidea berme guztiekin azkar gauzatzeko

kezkatzen gaitu izan ere prozedura nahiko korapilatsua jarri bermeen aitzakipean eta aipaturiko batzordea ezin delako bilakatu tapoi bat edo eta onartua dagoen legea kuestioan

dinamikoa izatea eta baliabideak izango dituena ba benetan herritarren deliberazioa kalitatez emateko

eta bermatuko dituena baina galdera da eta galdera inportanteena da osasun saila hasi da berme eta ebaluazio

irizpiderekin egingo ditu zein baliabide jarriko ditu batzorde horren eskuetan batzorde horri izaera irekia emango dio hau da legea garatzen hasten garenean

ikus daitezkeen disfuntzioak egokitzeko aukera izango du batzorde horrek hau da ondo dauden gauzak mantentzeko eta gaizki dauden gauzak

baina tira berme eta ebaluazio batzorde hau atal bat besterik ez da osasun sailaren zeregina haratago doa

zehaztu behar da prestazio zorroan jaso behar da prestazioa zerbitzuen zorroan jaso behar da eta jakin behar dugu ze berezitasun izango dugun eaen zerbitzuari dagokionean herritarrei eskubide hori

eta hau ez da txantxetarako kontua zerbitzu zorroan beste prestazio bat izan behar dugu eskubide berri bat dugulako honen inguruan

eskubidea elkarteak oso dokumentu sakona eta zabala egin du oso landua talde guztion eskura jarri duena eta prest daude lanketa horretan laguntzeko eta iruditzen zait hori eskertzekoa dela eta kontuan

gure uste apalean badaude hainbat alor irizpide bitarteko kontutan hartu beharko liratekeenak baina hori bai horretarako

eta prest egon behar da bere kutxa irekitzeko orain azpiazu jauna ez dago hemen baina azpiazu jaunari eskatu beharko diogu bere kutxa irekitzeko eta hasteko ezinbestean dagoeneko ditugun bitartekoak sendotu behar dira

ba bitarteko horiek dira lehen arreta eta aurretiazko borondateen

gakoak izango dira beraz hauek sendotzen has gaitezke ere baina lehenik eta behin

funtsezkoa izango dela eta espero dut osasun sailarentzat ere bai gizartean herritarren artean zabaldu egin beharko da

eskubide berria hau gakoa da gero gutako bakoitzak ikusiko du bere momentua iristen zaionean

nahi duen baina jendeak ezagutu behar du eskubide berri baduela

ezagutaraztera eman behar da zertan datzan prozesua zein izango den bere interlokutoreak zeintzuk izango diren ze bitarteko

ahal izango den eta abar eta hemen osasun sailak publizitate eta marketing handi bat egin beharko luke covid txertoaren kanpainarekin

ez duena balio da aurretiazko borondateen dokumentuekin egin duen bezalako kanpaina bat egitea apenas ez delako egin

osasun sailak inbertitu beharko luke eta etxeko lan garrantzitsu bat dauka orain sagardui andreak esango digu ea prest dagoen horretarako edo ez

lirateke osasun profesionalak informatu eta formatu behar dira formatu behar dira ere osasun profesional lanbideetan beraien ikasketen zehar eta ikasketa planetan edukietan erakunde sanitario integratuetan ekipoak sortu behar ditugu jakin behar dugu mediku arduraduna nola izendatu behar dugun mediku aholkularia zein irizpideren baitan

epeak arintzeko eta epeak ez agortzeko eta gehienezko epe horietara ez iristeko nola prozesua

izateko jakin behar dugu ere prozesu horretan ze osasun profesional profiletakoak parte hartuko duten hainbat

trinkoa hainbat zeregin osasun sailak dituenak hiru hilabetetan eskubide berri hau

baina gaur kontua ez da guk zer egingo genukeen eh bildu bezala baizik eta jakin nahi duguna da gaurkoan sagardui andrea osasun saila dagoeneko zertan ari den

betetzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi erantzun zuzen eta azkar bat emateko eusko jaurlaritzak legeak berak aurreikusi eta agintzen duena egingo du hau da zerbitzu sanitarioak eskumena duten administrazioek egin behar dutena kasu honetan berme eta ebaluazio batzordea eratzea prestakuntza batzorde bat sortzea prestakuntza bera ematea legea argitaratu eta plazaratzea herritarrek zer eskubide dituzten jakin dezaten

eta tramitazio guztirako beharko den dokumentazioa sortzea eskaeratik hasita eta azken erregistrora arte

hiru arrazoiengatik lehena herritarrek duten eskubidea delako eta guri dagokigulako eusko jaurlaritzari eskubide hori

ematea bigarrena legeak hala agintzen duelako eta hirugarrena gobernu hau osatzen eta eusten dugun alderdiok

eta eskubide hori arautzen duen legearen alde bozkatu genuelako euzko alderdi jeltzalearen ordezkariak azaldu zuenez eutanasia eskubide bat da eta ez betebehar bat

legegilearen adibide bat pertsona hauei ezin zaie sufrimendu juridiko gehiago gehitu lege hau euren egoera arintzeko gai diren aringarri nahikorik ez dutenentzat da osasuneko sailburu naizen aldetik lege hau bete eta betearazi beharko

baina azalduko dut nire ustez oso lege bermatzailea dela bere prozeduretan pertsona guztien eskubideak eta borondateak defendatzen dituena bai lagundutako heriotza lortu nahi dutenenak bai praktika horiek kontzienteki

pozten naiz gobernu honentzat lege hau garrantzitsua izatea eta espero dugu hori lege garapenean hala kontrastatzea eta hala frogatzea zeren guretzat oso oso garrantzitsua da urte asko itxaron dugulako eta lan egin dugulako ere honaino iristeko

eskubidea izan dezan eta bermatua izan dezan zalantza bat geratu zait ikusi dut

baina momentu batetan duda sortu zait zeren lehengo esan duzu aurreikusi duzuela eta zerrendatu didazu

erregistroarena dokumentuak egitearena

diseinatuta daudela ez orduan pixkatxo bat hor zalantza sortu zait ea

argi geratu zait agindua berme batzordea sortzeko

sinatuta duzuela baina bai eskertuko nizuke bigarren txandan beste hori aipatu duzuna argitzea bai esan nahi dizut ere legea irakurrita legeak ez du zehazten legeak esaten du prestazio hori

hainbat berme batzordea azaltzen du eta beste hainbat kontu baina gero zehaztapenak ez ditu jasotzen eta zehaztapen horiek

dagozkion administrazioak kasu honetan osasun departamentuak eta jaurlaritzak ezarri behar ditu eta

aipatu duzu zabalkundea eta zabalkundea guretzat

eta aipatu duzuna da webean zintzilikatuko dela intraneten jasoko dela komiteei zabalduko zaiela baina guk eskatzen dugu gehiago gehiago txertoekin egiten ari zareten kanpaina komunikatibo hori etengabe prentsan zaudetela honekin ere

nor sartzen da hau da telebistan medioetan azaldu jendeari zein eskubide berri bat dagoela eskubide hori betetzeko zein prozedurak egongo diren interlokutoreak zeintzuk izango diren bitartekoak hau

ezagutu egin behar du eta ezin dela izan da ze bestela gertatuko zaigu aurretiazko borondateen dokumentuarekin eta erregistroarekin gertatu zaiguna eta honen erregistroarekin ere ezin zaigu gertatu aurretiazko borondateen erregistroarekin gertatu dena eta hor ere baliabideak jarri beharko dira

orain arte heriotza duina bermatzeko jarri ez diren baliabide guztiak nahiz eta hemen eskubidea bermatuta

ikusi nola dugun lehen arreta orduan baliabideak eman beharko zaizkie benetako formakuntza izateko ez du balio web bidez bideotxo bat bidaltzearekin edo dokumentu bat bidaltzearekin baizik eta tresnak izan behar dira azkarrak eraginkorrak eta eta gero aipatu duzu ere eta nik ere lehen aipatu dizkizut mediku arduraduna eta mediku

horiek nola zehazten diren nola izendatzen diren

konfiantzazko pertsona aukeratzearena aholkularia benetan aditua izatea gai honetan eta ez izatea ez dakit zer patologiako espezialista bat

plano horretan garatu beharko direnak eta jaso beharko

eta gero historia klinikoaren kudeaketa geratzen zaigu

pertsona horien konfidentzialtasuna bermatu ahal izateko beraz guk espero duguna da benetan lege hau garatzea eta

genituen indarrean sartzeko benetan indarrean ezartzea berme batzorde hori

ez bilakatzea eutanasiaren legeak kuestionatuko duen batzordea baizik eta benetan hor egotea bermatuko dutenak ez dutenak nahi

geratu daitezke baina gobernuaren osasun sailaren eta administrazioaren betebeharra izango da

horrela nahi duten herritar guztiei bermatzea eta

erronka handia duzuela dugula eta erronka polita ere polita ere
ba beste bide batzuk irekitzeko gure gizartean eskerrik asko ubera andrea sagardui andrea zurea da hitza

lege berria da errealitate berri batean gaude ere

berriak eta hala ere betetzeko ezohiko epe labur bat hiru hilabete argitaratu zenetik hau da bi mila hogeita bateko

gure betebeharra da eta bete egingo dugu baina uste dugu epea urriegia dela

lanean gaude horretan epe horretan

artikuluak ezartzen du berme eta ebaluazio batzordeaz sortzea

eta argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dela indarrean beraz horrek esan nahi du autonomia erkidego bakoitzak behar diren jarduerak egin behar dituela batzorde hori ekainaren hogeita bostean

batzorde horren eginkizuna funtsezkoa da berak baloratu behar baitu lagundutako heriotza bat eskuratzeko eskaerak eta batzorde hori zabala izan daitela eta aldakorra izan daitela

lehen aipatu dizudan bezala emanda daukagu beste salbuespena da hiltzeko laguntzari buruzko etengabeko prestakuntza espezifikoaren eskaintza koordinatzea prestakuntza urtebeteko epean helduko dio lanbide sanitarioen etengabeko prestakuntzako batzordeak legea indarrean jartzen denetik hasita baina guk ulertzen dugunez ezin daitekeela itxaron

gure zereginetan formazio hori prestakuntza hori aurreratzea gure langile eta profesional guztien artean

lehen batzuekin eta hori gehituz eta gehituz joanda gure antolakuntza osotara esan bezala dagoeneko formakuntza hori prestakuntza

oinarrizkoan behintzat bagaude idazten

horrela bermatu daiten izatez ikastaro hori

eskainiko zaie lehen profesional talde bati ondoren

adinekoen egoitzen eta desgaitasun zentroen eremuko profesional gehiagori zabaltzeko bai eta alor pribatuan ari direnei euskadik esan bezala bidea zehaztuta dauka lantaldeak

martxan jartzen hasiak dira eta zehaztasuna lan horren ondorio izango dira

baina horretarako eratu ditugu lantaldeak euskadik bere betebeharra beteko du

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa

birusaren detekzioari eta arrisku kolektiboetakoak txertatzeari buruz garrido andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on sailburuok bueno interpelazio bat zuzentzen diot gobernuari pandemiari buruz denok dakigunez

dela datuen arabera eta hemen ere beharrezkoa dela eusko jaurlaritzak hausnarketa bat egitea martxan jarri dituen neurriei buruz eta dagozkion ere

perfectamente para proceder a llamarlas eskerrik asko eskerrik asko sailburu andrea denbora amaitu zaizu

hemeretzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina bilbo bi mila hogeita bateko eurokopa egiteko egoitza gisa mantentzeari buruz

aritz aranburu ariane ochoa garazi sánchez leticia canales

roma londres ámsterdam budapest

zupiria jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera

kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kultura sortzeko eskubideari buruz

mila esker muchas gracias eskerrik asko angulo jauna zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko zupiria jauna angulo jauna zurea da hitza

mila esker muchas gracias señora presidenta eskerrik asko angulo jauna zupiria jauna zurea da hitza

covid pandemia dela eta bi mila hogeita batean kultura arloko empresa autonomo eta profesionalei zuzendu diegun

hirurehun eta hirurogeita hiru eskari jaso ditugu momentuz sektoreka

ehun eta hogei musikan hamalau ikusizko artoetan hamaika eta ondarean laurogeita sei ikus entzunezkoetan hiru bertsolaritzan hamabost bitartekaritza kulturalean eta hamaika literatura eta liburuan laguntza eskaria aurkeztu duten kultura sektoreko hirurehun eta hirurogeita hiru enpresa eta profesional hauen fakturazioa ehuneko hirurogeita bost bi mila hogeian aurreko urtearekin konparatuta bi mila hemeretzian ehun eta hogeita bederatzi milioiko fakturazioa izan zen tokian hogeian berrogeita bost milioietakoa izan da laurogeita lau milioi gutxiago datozen asteetan

eta lehenbailehen erabakitzen ahaleginduko gara eskerrik asko eskerrik asko